egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu jakiñerasten dizuet eta hogei puntuak beste baterako utzi direla zazpi eta hogei puntuak beste baterako utzi direla gai zerrendako lehenengo puntua galdera david

administrazio publikoek dagoeneko badituzten datu eta dokumentuak ez emateko herritarren eskubidearen inguruan latxaga jauna zurea da hitza isiltasuna mesedez

mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok egun on erkoreka jauna egun on baita zuri ere

esan duzu administrazioak herritarra duela jatorri eta helburu azken batean herritarrak administrazioari legitimazioa ematen deutso eta administrazioak berak beste justifikazioa edukitzen deu herritarrari zerbitzuak

eta zerbitzu horiek eman ahal izateko behar beharrezkoa dugu herri administrazioen arteko elkarlana areagotzea zuk zeuk esan duzu behin baino gehiagotan erakundeen arteko lankidetzan sakontzeko prest zagozela honen harira eta teknologia barriak

administrazioek informazioa elkarri trukatzeko sistema

eta horrela herritarrei balio erantzia duen zerbait eskaini ahal izateko zer pausu konkretu ematen ari dira helburu horiek betetzeko

ideia edo kontzeptu hau elkar eragingarritasuna edo interoperabilidad deritzoguna erderaz zer abantaila onura edo ondorio dakartza zerbitzua hartzen duenarentzako

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi

hiru parametro daude hemen funtsezkoak direnak alde batetik teknologia berriek eskaintzen dituzten posibilitate berriak

areagotuz herritarraren zerbitzura modu eraginkorragoan jartzeko bestetik legearen beraren aginduak eta hirugarrenez

de las administraciones públicas eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera julen arzuaga gumuzio
eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ibon iparragirre gaixorik dagoen presoa berriro dispertsatzeari buruz arzuaga jauna

egun on denoi baita ere frente polisarioko kideei

egun on legebiltzar honetan behin baino gehiagotan tratatu dugu ibon iparragirre preso gaixoa den presoaren egoera familiaren agerraldiak entzun ditugu

bere askatasuna eskatzeko iparragirreri buruz dauzkagun berriak une batetik hurrengora beti okerragora egiten

beste arazoekin batera ere etorri da burmuinean duen gaitzagatik ia ikusmena guztiz galdua du eta honek gainera

guztiz honetaz gain iparragirre dispertsatua dago

alcalá mecora eraman dute honek zaildu du bere jarraipen medikua bere tratamendu medikua honek

kaltetzen du bere segurtasuna eta honek zailtzen du bere familiarekiko harremana bere familiatik babesa edo berotasuna jasotzea

arrunt batean egon iparragirre ezin da isolamenduan egon

enfermerian egon iparragirre ezin da dispertsatua egon honek ondorioztatzen du

berriro ere dispertsatua izatea guk kezka handiz hartzen dugu kasu hau zuk lehendakari jauna ze duzu zer egin daiteke zer egin dezakegu

euskal herriko kartzela batean egon dadin eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok

eusko jaurlaritzaren posizioa argi eta garbi azaldu dugu orain arte ere eta batez ere legealdi honetan aurkeztutako bi dokumentuen bidez

eta hitzeman programa jaurlaritzak adierazi du urruntzeko espetxe politikaren aurka

proposatu dugu presoen bizitokietatik hurbil dauden kartzeletara hurbiltzeko prozesu bat egituratzea eta horrela ikusten du eta aurrikusten du espetxe legediak espetxeei buruzko lege organiko orokorraren hamabi puntu bat artikuluan gaixo dauden presoen kasuan

humanitarioak ezartzearen aldekoa da eusko jaurlaritza gaixotasun sendaezinak izan eta oso larri dauden gaixoen kasuan

artikulua erabili daiteke gaixo horiek hirugarren graduan sailkatu ondoren kartzelatik ateratzeko aukera ematen baitu artikulu horrek

giza eskubideen batzordeak eskatu du legeak aurrikusten duen aukera hori erabiltzeko eta

eusko jaurlaritzak babestu egiten du eskari hori eta geure esku dagoena egiten dugu irtenbide humanitarioak bilatzeko lege esparruak onartzen dituen aukeretan oinarrituta eta egun hauetan gertatzen denaren inguruan ere agian zuek ere jakin izan dezakezue zer egiten ari garen jaurlaritzaren aldetik gehienetan diskrezioz eta

eta horixe da kasu honetan ere egiten ari garena hurbiletik jarraitzen ari gara haren

harreman eta kudeaketa guztiak gauzatzen ditugu haren egoera ahalik eta azkarren hobetu dadin

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
arzuaga jaunak ez du hitzik hartu behar gai zerrendako

enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina gizarte larrialdietarako laguntzei buruzko lau barra bi mila hamaika dekretua aldatzeari buruz sarasua andrea zurea da hitza

egun on denoi lehendakari consejero

eskerrik asko sarasua anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria toña jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on eusko legebiltzarrak martxoan hizpide izan zuen pnla gizarte larrialdietako laguntzen dekretu

enplegu arloko helburuak betetzeari buruz garrido anderea zurea da hitza

gobernu honek argi dago bere konpromisoak enplegu arloan ez dituela betetzen este gobierno incumple sus compromisos en materia

garrido andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legales y entre todos mejoraremos los ratios eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak
herri administrazio eta justiziako sailburuari egina pinosolo auziari buruz maneiro jauna

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro efectivamente yo

taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina frackingaren inguruan legebiltzarrak onartutako legea betetzeko jaurlaritza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea egun on guztioi egun on lehendakari jaunari eta egun on

sailburu guztiei interpelazio hau asmo oso zehatz batekin egiten dugu eta da nahi dugula jakin zein den gobernuaren

dela eta lehen bagenekien orain arte nahiko argi eduki dugu zein den eusko jaurlaritzaren jarrera aldekoa

euskal autonomia erkidegoan enpresa publiko bat bideratuz eta erabiliz

aurrera eraman ahal izateko euskal autonomia erkidegoan eta beste erkidego batzuetan baina egoera zeharo aldatu da

orain ganbara honetan lege bat onartu dugulako

herri ekimen legegile batetik zetorren lege bat eta gehiengo politikoak onartutako lege bat beraz uste dugu egoera zeharo aldatu dela eta horregatik nahi dugu jakin zein den eusko jaurlaritzaren jarrera momentu honetan

erregai fosil ez konbentzionalak ustiatzearen

inguruan logikoena guretzako lege hori ikusita eta eztabaida ikusita zein izan zen legea onartu ondoren izango litzateke

ustiapena deuseztatzea edo errenuntzia egitera bere ustiapenari baina hori al da benetan eusko jaurlaritzaren jarrera

ulertzeko lege horren espiritua zein zen eta zergatik esaten dogu logikoena irakurketa logikoena momentu honetan izango litzatekeela fracking a deuseztatzea

honetan onartutako lege horren zioaren hiru

oso adierazgarriak direnak azaltzerako orduan zein izan zen eta zein den lege horren espiritua eta zio horretan legearen zio horretan esaten da estrategia energetiko gisa fracking aren alde apustu egitea akats nabarmena da izan ere

da daukagun baliabide bitarteko eta indar oro karbono arrasto baxuko eredu energetiko baterako trantsizio azkarra egitera bideratzera uste dot nahiko argi uzten dela

lege horren zioan nahiko argi uzten dela zein da lege horren asmoa akats nabarmena delako aldeko apustua egitea gogoratzen dot berriro ere lege hori

gorako herri ekimen legegile batekin sartu zela ganbara honetara eta gehiengo politikoak hor

jasota dagoena onartu zuela beraz uste dot mezua oso argia zela kontziente ginen

arautzailea eta errespetatu behar genuen nahi genuelako lege eraginkor bat

deuseztatzeko edo behintzat debekatzerako orduan

baina beste mezu bat oso argi botatzen genuen lege horrekin

ez konbentzionalen ustiapena baizik eta estrategia energetikoa

joan behar delako interpretazio hori ez dugu guk bakarrik gizartean eta komunikabideetan nahiko argi geratu zela irakurketa hori fracking a deuseztatu behar zela erkidego honetan baina dirudienez ez genuen guk bakarrik egiten irakurketa hori

oso argi esan zuen argia aldizkarian egindako

alderdiok jaurlaritzari esan dioguna argia da gelditu

beraz uste dot nahiko irakurketa argia egin dezakegula

horren ondoren baina hori al da benetan jaurlaritzaren jarrera hori jakiteko galdera batzuk egin genituen galdera batzuk zuzendu genion industria sailari eta nahiko arduratuta gaude erantzunak irakurri ondoren

zein da jaurlaritzarentzako lege berri horren eragina eskuartean duen

legearen ondorio bat edo eragin zuzen bat eta da

legean jasotzen da sorgarritasun ertain altu edo oso altuko guneetan ezingo dela zulaketarik egin eta hori esaten zuen industria sailak bere erantzunean aipatzen beste ondorio batzuk ez zuen aipatzen lurzoru eta hirigintza legea

oso mezu argi batekin eta da lurzoru ez urbanizagarrian ezin dela

erabili hor ez da esaten esploraziorako edo esplotaziorako

mezua oso argia da teknika ezin da erabili beraz uste dogu ondorio oso zehatza dela ze

zulaketaren bat egiten bada erregai ez konbentzionalak ateratzeko

edo ustiatzeko baldin bada lur

uste dut horretan denok ados etorriko garela beraz uste dogu teknika hori de facto debekatuta

erkidegoaren lurzoruan baina ez zuen aipatzen horren inguruan ezer ez industria sailak bere erantzunean eta ez dakigu

eta ez zuen aipatzen beste ondorio bat edo jarritako beste derrigortasun bat eta da

fracking a edo haustura hidraulikoa erregai fosilak esplotatzeko

ingurumenaren eraginen ebaluazio estrategikoa egin behar duela eta momentu honetan erkidego honetan indarrean daukagu estrategia bat estrategia energetikoa eta ez du eduki

beraz beharrezkoa da edozein zulaketa egin baino lehen erregai fosil ez konbentzionalen edozein plangintza martxan jarri baino lehen

ere ez industria sailak bere erantzunetan beraz

aipatutako ondorio bi horiek eragina duten momentu honetan esku artean sailak dituen baimenetan

benetan harritu gintuen erantzuna beste hau izan zen galdetu genuenean frackingaren teknikaren bitartez hidrokarburoak esploratzeko edo esplotatzeko asmoarekin jarraitzen duen

edo kasu honetan eusko jaurlaritzak jarraitzen duen ala ez erantzuna nahiko harrigarria izan zen energia eta mineral baliabideak ezagutzea eginbeharra eta erantzukizuna da

bereziki eusko jaurlaritzarena galdera oso zehatza zen asmoarekin jarraitzen duzu

erantzuna da energia baliabideak ezagutzea

bat dela beraz jarraitzen duzu asmoarekin orduan hori da zuen erantzuna

eta gehiengo politikoaren kontra jardutea zilegitasun demokratikoa kentzen diolako gobernu bati eta pertsona eta gehiengo politikoaren kontra jarduten duen gobernu baten inguruan ari naiz lehen esan dudan bezalaxe

lege egitasmo hau eta gehiengo politiko batek onartu zuelako legebiltzar honetan eta zioan lehen irakurri dut oso argi zen zein

onartu dugun legea berez ematen du erantzunak irakurrita eusko jaurlaritza zirrikituak bilatzen ari dela lege hori

eta bere egitasmoarekin erregai ez konbentzionalak aztertzeko eta ustiatzeko duen egitasmoarekin jarraitzeko eta hori horrela baldin bada oso grabea izango litzateke berez horregatik egiten dugu interpelazio hau eta espero dezagun

ditugula eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko

lehendakari sailburuok eta legebiltzarkideok egun on guztioi lehenik eta behin maeztu jauna badirudi zure interpelazioaren hasieran behin eta berriz frackinga egiten ari garela euskal herrian eta hori

eta estrategia energetikoari dagokizunean baita ere badakizu

indarrean dagoenak alde batetik energia berriztagarriak eta bestea eraginkortasun energetikoa beraz

beste alde batetik egia da ekainaren hogeita hamarean legebiltzar honek gehiengoz onartu zuela

prozesua eta lege hori gehiengoz onartu zela eta horretarako bi lege aldatzen dituela lege honek bi mila hamaseian legebiltzar honetan onartu ziren lurzoruari eta hirigintzari buruzko

helburua zenbait artikulu gogortzea da eta euskal autonomia erkidegoan teknika ez konbentzionala bidez

ustiatzeko aukerak eragoztea dela ere hori argi dago baina baita ere dakizun bezala legea onartu ondoren estatuko gobernuak idatzizko eskaera

epeetan alde biko lankidetza batzordea biltzeko dei dezan horrela gobernu zentralak administrazio bakoitzaren

desadostasunak nolabait aztertzeko eta finkatzeko aldebikotasuneko lankidetza hau martxan jartzen du eta desadostasun horiek konpondu nahi ditu eta

auzitegi konstituzionalean helegitea aurkezteko dakizun bezala baita ere

gobernu hau eusten duen alderdiak luzamendua proposatu zuela teknika honek

aztertzeko eta teknikaren hobekuntzak aurkezten joateko baina guzti hori eztabaida sutsu baten inguruan eman zen nolabait

emaitzak finkatu nahian edo talde horretan eta iritzi aldaketa harrigarriak ere eman ziren tartean eta gauzak iritsi ziren iritsi ziren tokira hau horrela izanik gobernu zentralak iragarritakoaren ondorioz

gernikako estatutuak jasotako eskumenetan legebiltzar honek legeak egiteko duen legezko subiranotasuna nolabait

hau defendatzeko asmo sendoarekin joango gara bilera horretara eta ez izan zalantzarik lehendakariak ere aipatu zuen hau horrela defendatuko dela jaurlaritzak gobernu honek ekainaren hogeita hamarean legebiltzar honetan onartu zen testua defendatuko du

kontzertu ekonomikoaren sistemari eta kupoaren kalkuluari eusteari buruz gai zerrendako bederatzigarren

urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina kontzertu ekonomikoari egindako eraso sistematikoen aurrean hartu beharreko neurriei buruz gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina kupoaren legea adosteko jaurlaritzak dituen proposamenei buruz gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa joseba egibar artola euzko abertzaleak taldeko

eta horri aurre egiteko jaurlaritzaren asmoen inguruan maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna urruzuno jauna zurea da hitza

lehendakari jauna azken asteetan kontzertu ekonomikoaren eta nafarroako itunaren aurka eraso zuzenak ezagutu ditugu espainiako alderdien eskutik auzitan jarri dira gure eskubide diren eskumenak guretzat

partzialak eta osatu gabeak direnak ere eta eraso horren atzean ez dago ezjakintasuna esan izan den bezala kritika horiek egin dituztenen aldetik nolabaiteko ezjakintasuna

eraso horren atzean egon dena herri honi dagozkion eskubideak mugatzeko eta urratzeko nahia besterik

gure ustez nahiz eta garatua ez izan partziala izan badu hori baino arazo sakonagoa eta guretzat egiturazkoa duen

espainiar estatuarekin espainiar gobernuarekin aldebikotasunean eta harremanean oinarritzen direla biren arteko harremanean eta afera hau edo auzi hau baloratzerakoan tratatzerakoan harremanen kontzeptu hau uste dugu oso garrantzitsua dela edo arazoaren muina nolabait ondo azaltzen duela harremana hartu emana da eta eman eta hogeita hamabost urte hauetan bakoitzak zer eman duen eta zer hartu duen aztertuko bagenu guretzat nolabaiteko balantze negatibo batean aurkituko ginateke hor kokatzen dira kupoaren inguruko desadostasunak eman gabeko eskumenak

beraz eraso hau baloratzerakoan uste dugu oker jokatuko genukeela urteetan gertatzen ari zaigunaren testuinguruan kokatuko

harremanetan aitortua edo hitzartua izatetik harago gauzapenik ez dago alde bietako batek ez baldin badu nahi

edo lurra agian hobeto esanda eta ez da uneko gobernuaren borondate kontua ez da gobernuan dagoen alderdia gaiztoagoa edo onagoa den espainia proiektu politiko eta ekonomiko gisa agortua dagoenaren arazoa da

herrialdeei nazioei eskaintza erakargarririk egiteko beraz bukatu da

bukatu da ematea orain eman digutena ere hartzeko fasean daude beraz esan bezala gure ustez

ematen beraz bukatu dira simetriak paktu bilateralak transferentziak eta dena delakoak

zer da zure aburuz herri bezala egitea dagokiguna momentu honetan zer da egin behar duguna eta gaude askotan askotan ordezkatzen duzun gobernuak eta baita alderdiak berak ere espainiarengandik datozkigun eraso eta mugen

zure alderdi eta gobernuak ere batzuetan ezartzen dizkietela mugak herri honi alegia estrategia politiko

oso bat eman ez diren transferentzien baitan kokatzen baldin bada beste aldea eroso eroso kokatzen da eta badaki eman ez dena ematen ez baldin bada nolabait eusko alderdi jeltzaleak ez duela habiatuko beste eta guretzat hori da akatsa guretzat hori da akatsa dugunaren defentsa egin behar dugu duda barik baina burujabetzarako bidean

zerorrek adierazi zenuen libreki erabaki ahal izanezko balizko egoera batean

guk ez guk independentzia hautatuko genuke baina orain demokrata legez beste eszenatoki batean gaude eta herritarrek erabaki ahal izateko aukera gauzatzea dagokigu demokrata legez

tresna garrantzitsua da kontzertua gabeziak dituen arren mugatua da bai eskuduntzen aldetik eta baita

zergen ehuneko berrogeita hamara gure eskumenetatik kanpo dago adibidez zergen inguruan estatuarekiko oinarrizko bateragarritasuna izan behar dugu

erabakitzeko aukera ezerezean uzten du hala ere lehen esan dugun bezala bere muga nagusiena erabakigarriena aldebikotasuna bera da egin dezagun gure bidea beraz horretarako tresna guztiak

behar ditugularik lan arlo osoa adibideak jartzearren lan arlo osoa herri honen errealitate sozio ekonomikoaren gainetik inposatu

eta gertatzen ari zaigunaren paradigma oso ondo erreflejatu da hemen alderdi popularrak lehen egindako galderan

lehendakari batek erkidegoko lehendakari batek laugarren alderdiari erkidego horretan laugarrena den alderdiari mesedez

onartu behar zaizkigun eskumenak onartzea hori da paradigma tristea da baina hori da eta guk hemen gaur plazaratu nahi duguna batik bat hori da egin dezagun gure bide propioa gure erabaki propioak hartuta adibide gehiagorekin jarraituz gutxiengoko lanbide arteko soldata pentsio sistema propioa osatzeko aukera

dira kontzertu ez osotuaren edo ez garatuaren adibideak enplegu politika pasiboen bidez osatzen diren lansariak gure ustez

inoiz onartuko ez dituen espainiaren esku usteko alde bakarreko bidea egiteko ordua da gutxienik gutxienik gure kabuz erabaki batzuk hartzeko unea eta uste dugu zentzu horretan denbora galdua litzatekeela

batek zer oparituko zain egotea eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna pastor jauna zurea da hitza

egunon guztioi egun on lehendakari eta sailburuak

interpelazioa gauzatzea dagokit lehendakariari zuzendua baina

da ez dela ez lehendakariak ez jaurlaritzak ez gure taldeak sustatutako

oraintxe nire aurrekoak aipatu duen bezala baina ezin dut eztabaidara sartu garbi dago beste batzuk bozeramaile batzuk jarri dutela mahai gainean kontzertu ekonomikoa baita ere nafarroako konbenioaren

pribilegioaren izaera ez eskubideena beno guzti hori hala sustatu da ez da berria ere

guk ez dugu sustatu debate hau beste batzuk piztu dute sua eta garbi dago piztu den toki horietan egin behar dela pedagogia handia

alderdi bereko kideak baino pedagogia hori egiteko pentsatzen dut horretan ahaleginduko zaretela bere garaian

kataluniatik sortu zen nolabaiteko sua

sozialisten idazkari nagusiak sortu zuen eztabaida berriro ere kontzertua pribilegioa

aipatu da momentu honetan baina benetako arrazoia aurkitu nahiko bagenu garbi dagoela erkidego autonomoek

finantzazio arazoa hortxe dagoela garbi dago denak agerian uzten dute beraien ezintasuna eta aurkitzen da halako chivo expiatorio bat esaten dena ba beno jo dezagun

aurka hori errazena da baina nik pentsatzen dut bai momentu honetan agintean dagoen espainian agintean dagoen alderdi politikoak eta baita ere

beste azterketa bat egin behar dutela zergatik komunitateen finantzazioak porrot egin du estatu ereduak porrot egin duelako porrot egin du eredu horrek lurralde ereduak egin du porrot eta finantzazioa da agerian gelditzen den ondorioetako bat horregatik kontzertu ekonomikoaren

alde bakarreko arriskua diru sarrerak kontrolatzen dituzu baina tamainan

gastua non eta nola egiteko baina dago diferentzi handi bat niretzako

alderdi bezala guk ikusten dugu baina historiak hala ezagutzen du eta demostratzen du

foruen desagertze baten ondorio bat

eta ez dugu aipatuko hemen cánovas del castillok esandakoak eta gainontzekoak baina garbi dago nolabaiteko zutabe ekonomikoa zeukan

eta autogobernuak eta kontzertuaren joskera horrek ematen diola benetan indarra kontzertu ekonomikoari eta horregatik erasoak hasten direnean komenigarria izaten da

modu egokian errespetuz noski eta ganbara honek

izango du eta beno hemen proposamen bat luzatu da

artean posible den defentsa hori egitea lehendakariak jaurlaritzak hiru foru aldundiak eta udalen

eudelek egin dute amankomunean helarazi diote herritarrei eta alderdi politiko eta eragile guztioi

inguruan nik uste dut hori hor dagoela batetik defenditu beharrekoa ez daukagu ezer ezkutatu beharrik ez solidaritza arloan geure burua gobernatzeko arloan edo gaian baina bai badago eta nik interpelazioan esaten dudan bezala

aldebikotasunak bere bentajak dituela eta baita ere

hemen daukagu aldebakarreko arriskua diru sarreretan baina harremanetan bai tributuak edo

aldebikotasunaren harremana klaro hori mantendu egin behar da hori elikatu egin behar hori gaurkotu egin behar da

prozesu horretan nik uste dut guk uztartu behar ditugula bat kontzertuaren defentsa espainian zehar pedagogia egin behar duenak egin dezala gu ez gara joango andaluziara sozialistak konbentzitzera zuek joan behar zarete zuek joan harantz guk hemen defendituko dugu defenditu beharrekoa

proposamenen bat kontzertuaren alde eta defentsan

hau da kontzertuaren gaurkotze prozesua kupoaren negoziazioa eta ahal bada akordioa lehenbailehen behar duela erkidego autonomo honek ere eta seguritaterik gehiena eskaini behar diegula

lehendakariak eman dituen pausuak egindako adierazpenak tarteko eta aipatu dut foru aldundi eta

ez dakit denak gustura ikusten dugun geure burua deklarazio horretan

hori da interpelazioaren zioa azkenean kontzertuaren defentsan errespetu osoz

bertan sakontasunarekin eta tinkotasunarekin zein pauso emango ditu jaurlaritzak zuk
burutzen duzun jaurlaritzak eskerrik asko egibar jauna

dudan bigarren txandarako utzi nahi dut ez dago ezbaian zer proposatu egingo dudana hemen entzundako gauza batzuekin

eta nahiago nuke lehenengo parte hartze honetan ahalik eta ondoen azaltzea orain arte den egoera azkeneko

ekonomikoaren aldeko pedagogia kanpaina baten beharra nabarmenduko nuke bai eta bat nator eta horrekin izango da proposamena

gaur ondo azaldu den bezala kontzertu ekonomikoa gure autogobernuaren eta bi aldeen arteko itunaren ondorioa azken hiru hamarkada eta erdi hauetan euskadin lortu dugun ongizate mailak asko

urte guzti hauetan euskadik bere elkartasun izaera praktikan jarri du kupoaren ordainketaren bidez erakunde eta politika arduradunoi dagokigu kontzertu ekonomikoaren benetako errealitatea azaltzea eta honen bidez

itun ekonomikoarena tresna garrantzitsua dela mugatu den arren

jarri egin duzu aldebikotasunean begira nik argi esango dizut ez dut sinesten

bizi dugun testuinguru honetan ez dut sinesten aldebatekotasunean

egibar jauna lehen mailara ekarri nahi izan duzu kontzertu ekonomikoaren garrantzia zure partehartze honekin ikuspegi politikotik ezinbestekoa da bat nator

guztion artean gai hau herri honen lehen mailara ekartzen ezkertzen dut ematen diguzun aukera eta gero ere egingo dut proposamena egia da

eta egia da baita ere gure partetik ahalegin berezi bat egin behar dugula helburu hau herri helburu bezala aurkezten eta garatzen asko dugu jokoan eta guztion indarrak elkartu egin beharko ditugu gureak diren eskubideak defendatzeko baita ere

eta euskal herriaren eskubide historikoetan duela iturburua duela ia mende eta erdi mila zortziehun eta hirurogeita hemezortzigarrena

foruak ezeztatu zirenean jarri zen martxan kontzertu ekonomikoaren sistema akordio politiko horrek gure foru araubide historikoa eguneratzen du

kontzertu ekonomikoa aldebiko akordio politikoa da aldebiko akordio politikoa da kontzertu ekonomikoaren eta kupoaren sistema euskadiren eta espainiako

elementu dira hirugarren ideia kontzertu ekonomikoak legediaren babes osoa dauka espainiako konstituzioak eta gernikako estatutuak

itundutako legeak hitzartuak dira kontzertua arautzen duten legeak eta euskadik estatuari ordaintzen dion kupoari buruzko bost urtean behingo legeak akordioa bi mila bigarrena urtean berretsi egin zen

kontzertu ekonomikoaren izaera mugagabea adostu zuten urtean europako batzordeak bermatzen du baita ere luxemburgoko

urtean eman zuen kontzertu ekonomikoaren zerga sistema europako araudiarekin eta batasunaren itunarekin bat datorrela berresten duen sententzia

kontzertu ekonomikoa euskal autogobernuaren oinarrizko ardatza da euskal gizartearen eta bertako erakundeen autogobernu nahi etengabea eta burua antolatzeko ahalmena daude sistema honen oinarrian gure ongizatearen sistemaren oinarri ekonomikoa da beraz kontzertua

eraginkorra da gure gain hartutako eskumenak finantzatzeko beharreko zergak erregulatzeko eta biltzeko gaitasuna dute

aldebakarreko arriskua dakarren sistema da egibar jaunak aipatu egin duen bezala euskal erakundeei dagozkie zergen eta aurrekontuen kudeaketa

onurak edo galerak eta seigarren ideia euskadi solidarioa da estatuarekin kontribuzio bat ematen diogu estatuari

kupoaren bitartez estatuko gastu orokorretan laguntzen dugu eta hau argi esan behar da bai eta lurralde arteko konpentsazio funtsean ere

euskadik beti eman behar dio eta beti eman dio estatuari adostutako kupoa beraz solidarioak gara euskal ekarpena ehuneko sei koma hogeita lauean finkatuta dago

biztanle ratioaren gainetik ehuneko lau koma seia garenean eta aberastasunaren ratioaren gainetik ehuneko sei koma zazpia garenean beraz maneiro jauna argi

euskadi solidarioa dela euskadi solidarioa da dagokiona baino gehiago ematen duela gainera

nire ustez euskal kontzertu ekonomikoaren aldeko benetako arrazoiak eta lehenengo parte hartze honetan defendatu nahi izan egin ditudanak bigarren txandarako utziz lehen esan bezala guztiok edo gehienok guztiok ez maneiro jauna kenduta nik uste dut gehienok bat egin genezakeela

oinarri hartuta sistema honen aldeko babesa defendatzea dagokigula guztioi edo berean sinestu egiten dugunoi

gizartearentzat hain garrantzitsua izan dena eta dena defendatzeko eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
erantzunez maneiro jauna zurea da hitza

egun on berriro ere euskal herria bildukoa naiz lehendakari jauna euskal herria bildukoa

aktiboa eta eragilea izan zena eta euskal herria bildu sortzeko arrazoietako bat

eta euskal herria bildu sortzeko arrazoietako bat irakurketa amankomun edo hausnarketa amankomun bat izan zen eta horietako bat garrantzitsuena alegia izan zen estatutuaren inguruan egiten genuen irakurketa eta hor bat egiten genuen estatutua jada agortua dagoenaren ideian

orain dela hogeita hamabost berrogei urte posizio batzuk defendatzen

defendatzen genituenak eta orain horren araberako hausnarketa amankomuna

egiten dugulako eta nire alderdiari zuzendu

guk orain dela berrogei urte estatutuaren inguruan hausnarketa bat egiten genuela eta orain ere berdina

dena den pedagogia aipatu duzu eta bizi izan dugun eraso guzti honi erantzuteko pedagogia egin beharra

guk uste dugu hori akatsa dela eta nire lehen interbentzioan ere esan dut

ezjakintasun kontua kontua da herri jada aitortuak dituen eskubide batzuk nolabait berriro erregresio fasean sartzen direla alegia nola

jada aitortuak dituen eskumenak eta guk horretan egibar jaunarekin bat egiten dugu berak esan du estatu eredua da agortua dagoena

agortua dago ez dago kaferik denontzat ez da inoiz egon hori gezurra izan da ez da inoiz egon orduan kontua da

duen edo bizi duen testuinguru honen aurrean nola egiten duen nola puskatzen duen zuk harreman eta bizikidetzako komentatu duzun itun hori guretzat menpekotasunezkoa den

puskatzeko eta guk gure bide propioa egiten jarraitzeko kupoari ez diot eskaini lehen hitz hartzean tarterik eta kupoak berak uste dugu islatzen duela edo irudikatzen duela aipatu dudan menpekotasunezko argazki hori zazpiehun eta berrogeita hamar euro

kostatzen zaigu hori da espainiar izatearen prezioa eta tranpa da hori aipatzen dugunean gero elkartasunez edo

hemen adibidez diru sarrerak bermatzeko errentak eta etxebizitzen laguntzarako osagarriak laurehun eta berrogeita hamar milioi euro inguru suposatzen dizkigutenean kupoaren bidez adibidez kopuru

berak guri eskaintzen digun zerbitzuarengatik orduan elkartasunarena hor uste dugu nahiko demagogikoa izaten dela zentzu askotan baina zerbait gehiago da kupoa ere

duten aldebikotasun horren antzutasunaren eta hori da guk azpimarratu nahi dugun ideia antzutasunaren adibide praktikoena da

dagoena eta bitartean esan bezala zentzuzko zerga politika barik jarraitzen dugu gure finantzak orekatzeko tresnarik gabe jarraitzen dugu eta zentzu horretan berriro ere erkoreka jaunak adierazi bezala murrizketak edo bere hitzetan acomodo del gasto

horiek inplementatu beharrean aurkitzen gara horregatik uste dugu

garaia edo sasoia heldu dela eta zentzu honetan kupoaren inguruan proposamen bat

omen daude ez dakigu hori ere nahiko esanguratsua da enpleatu dezagun zati bat ekonomia errealerako
murrizketak saihestuz oinarrizko zerbitzuak indartuz eta kalitatezko enplegua lehenesteko eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna pastor jauna

eman dela bilduren baitan zergatik kanpaina hasieran

hauteskundeak ospatu zirenean eta legebiltzar hau osatu zenean orduan bozeramaile zenak kontzertu ekonomikoa

bezala kalifikatu zuen eta garapen bat egon egon da

kontziertilloa omen zen interpelazioa da mesedez lehendakariari beno lehendakariari orduan behintzat kontzeptu bat argitu nahi nuke

lehen esan dudan bezala kontzertu ekonomikoa tresna da baina izugarrizko balio politikoa du orain kontzertu politikoak ez baldin badauka autogobernu bat atzetik izan daiteke

hobeto edo gaizkiago bizitzeko kudeaketaren arabera baina zerbaiten balioa azpimarratu behar baldin bada garai hauetan da autogobernua daukaguna mugatua izan arren

babesten duen guztia ez da hori garatu baina kontzertu ekonomikoa daukagu

kontzertu ekonomikoak eta autogobernu politikoak aurrera egiten baldin badute txertatuta garbi dago iritsiko dela momentu bat non ez dakit ze estatusen aldetik aldebikotasuna zaindu beharko da behintzat

badakigula erakutsi dugu demostratu da aurrera egiten ere badakigula eta garaia iritsiko da non zuk autogobernu osoa baldin badaukazu eta osoa diodanean da osoa eskumen guztiak zureak baldin badira kontzertu ekonomikoa

zein izango da kupoaren zenbakia teoria da teoria da

orduan zuk autogobernuaren bidea jarraitzen baldin baduzu eskumenak zure gain baldin badaude kudeaketa zurea baldin bada kontzertu ekonomikoak ematen dizuna da

guzti hori finantzatzeko aukera eta ez da egia

eskerrik asko egibar jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor maneiro yo pese a que

urruzuno jauna bai eh bildukoa zara baina pentsatzen nuen eh bildukoa zarela sortukoa zarelako eta zentzu horretan ongi etorria

baina sorturen izenean bai eman behar dizut eta bat nator

akatsa pedagogikoa ezjakintasunarena ez da bakarra eta hori

badago hemen atzetik ere birzentralizazioaren helburu bat eta

orain dugu aukera adostasunaren bidez itundutako kontzertu ekonomikoaren alde egiteko

ardatza da eta bi aldeen arteko itunaren ondorioa azken finean hau da zalantza izpirik gabe bizikidetza politikorako tresna eta gure ongizatearen bermerik garrantzitsuena honekin batera lortu dugun ongizate mailak asko zor dio lehen esan bezala kontzertu ekonomikoari beraz erakunde eta politika arduradunoi dagokigu

azaltzea eta honen bidez bere defentsan aritzea hala espero dut eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamabigarren
gaia galdera hasier arraiz barbadillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina pertsonak

tribunaletan esertzen dituen estatuarekin negoziazio emankorrerako aukeren inguruan